berrogeita hiru ez bederatzi ondorioz onartuta geratzen da erdibideko zuzenketa

radarrak jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duenaren txanda da ekimena aurkezteko eta aldezteko

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari

legebiltzarkideok lehendakari sailburuok egun on denoi

bereziak egitea bide segurtasuna hobetzeko neurri aproposenak zeinek diren

utilizando los instrumentos más adecuados nada más eskerrik asko eskerrik asko
arieta araunabeña jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeak ez du hitz egingo

txandan euskal talde popularrak ez du hitz egingo euskal talde sozialistak unzalu jaunak ez du hitz egingo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

emandako botoak berrogeita hamairu bai

onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortuta osoko bilkura